egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai bakarra

urteko txostena ganbararen erregelamenduko berrehun eta zortzigarrena artikuluak dionari jarraituz

lehenengo arartekoak txostenaren laburpen bat aurkeztu beharko du horretarako arartekoak du hitza

egun on legebiltzarreko presidente andrea

egun on benetan urtero ohorea izaten da niretzat

osoko bilkura honetan eta euskal herriko arduradunen aurrean agertzea

buruzko edukia

euskadiko herritarren ordezkarien aurrean izan ere azken finean

goi mandataria delako joan den maiatzaren hogeita hamarean giza eskubideen eta berdintasunaren batzordearen aurrean agertu nintzen

txosten berdin hau ezagutarazteko

iaz egin zizkioten kexen analisi kuantitatiboa egin nuen baita ere labur azaldu nituen erakunde honek burututako jarduerak horregatik

berriz adierazi behar arartekoaren jarduera guztiak

orduan pertsonen eskubideak ongien babestearen ikuspegitik begiratuta euskal administrazio publikoen jarduera eta politika publiko ebatziei buruz erakunde honek duen iritziaren

batzuk bakarrik nabarmenduko ditut gaur bereziki azpimarratu talde ahulen alde burutu diren

edonola ere nire agerraldiaren mamiari zuzenean heldu aurretik

gutxienez azaletik aipatu nahiko nituzke arartekoak iaz egin zuen lana testuinguruan kokatu ahal izateko datu orokor esanguratsuenak

urtean marka guztiak hautsi genuen

zerbitzatzearekin eta administrazioak ikuskatzearekin lortutako jarduerak guztira

izan ziren herritarrei kasu egitearekin eta administrazioak ikuskatzearekin zerikusia duten jardueren artean

hogeita hamazazpi espediente zabaldu genituen informazio eta orientabidea eskatzen zituzten

erantzun egin genien hirurogeita hemezortzi bilera egin genituen gizarte erakundeekin

administrazioekin oro har arartekoaren jarduera ehuneko hogeita bi hasi da

aldean horri bi mila hamazazpian izandako ehuneko hogeita hiru hazkuntza gehitu beharko litzaioke hau da

bi urteetan arartekoaren jarduera eragindako administrazioak kexa sorrarazi zuen jarduera zuzendu eta aldatu du

laurogeita zortzi kasuetan gehienetan ez da gomendio formalik

eragindako administrazioak arartekoaren proposamena onartzeko datu hori aztertutako urteetako altuena izan da eta argi erakusten du berez arartekoaren esku hartzea eraginkorra dela

ondo hartzen dituzte arartekoaren iradokizun eta gomendioak eta hori zalantzarik gabe jarrera goresgarria da erakunde honen lanari

euskadiko familia eta haurtzaroaren inbertsiorako estrategiak honako formula hau proposatzen du

dimentsio anitzeko fenomenoa den haur pobreziari edo berdintasun ezari

eta aipatzen dut literalki familia eta

eta esparru horretan gizarte hezkuntzarako politiken integrazio hobeagoa

gizarte zerbitzu hezkuntza eta osasun zerbitzuak bereziki

mesedez isiltasuna arartekoak hainbat ebazpen txosten eta azterlanetan
azpimarratu du gizarte hezkuntzako politikak integratzeko goian aipatutako sistemek lana partekatzeko

hurbiletik eta prebentzio gisa aritzeko beharra hori guztia gakoa baita pobreziari babes gabetasunari

aurre egiteko entzuna izateko eskubidea dela eta oraindik ere zorrotzegi jarraitzen zaie izatekotan

hots entzuten zaienean hamabi urtetik aurrera entzuten zaie haurrei

normalean denborari eta tokiari dagokionez pertsona heldua balitz bezala egiten da

horrek entzunaldiaren kalitatean eta beraz haurraren iritzi edo erabakian izaten duen eragina kontuan hartu gabe ez da haurren garapen ebolutiboaren ondoriozko ezberdintasunen araberako egokitzapenik egiten

egoera orduan eta larriagoa izaten da azken

askotariko ekimenen inguruan batzuk unicefek sustatutako

udal batzuk haur eta nerabeek parte hartzeko erakunde eta dinamikak prestatzen ari dira

berriz eskatzen ditut parte hartzeko bide erreal

haurrak eta nerabeak entzutera bideratutako denborak mekanismo egokiak

horiek bermatu behar dute adingabeek horien bizitzan eragina duten

de ser titular aurten ere jakinarazi digute zaila dela euskal autonomia elkargoko etxeetan

buruz gizarte mailan eztabaidatzea udal batzuek energia

egindako gastua ordaintzeaz haratago besteak beste potentzia kontratuari buruzko aholkuak emateko zerbitzua abian jarri dute baita gizarte bonoa edo azken baliabideko tarifa eskatzen laguntzeko zerbitzua ere elektrizitatean faktura txikiagoa izan dadin horrez gain konpainiekin hitzarmenak sinatu dira

saihesteko arartekoak azpimarratu du gainera ahaleginak batu behar direla energia aurrezteko eta

eraginkortasunez erabiltzeko etxebizitza parte

berrituz edo diru laguntza publikoen bidez premia handieneko etxebizitzetan energiaren faktura murrizteko eta energia propioa sortzeko bideaz

arartekoaren erakundean nabarmenki gainera arartekoak giza eskubideak babesteko nazioarteko erakundeekin harremanak sendotzearen alde eta horrela jarraituko dugu datozen urteetan beraz harremanak estutu ditugu ioi rekin international ombudsman institute eno rekin

oif rekin ombudsman iberoamerikoko federazioa

komisarioen nazioarteko elkartea umeen

baita bi aldeko harremanak eta nazioarteko beste erakunde batzuekin

urteko txostena bostgarren kapituluan aurkituko duzue atal berezi bat

jarduera ugari bukatzeko eskerrak

zerbitzuak egiten dituzten lankide guztiei beraien ardura sutsuagatik

aurkitzen naiz oraindik eskerrak eman nahi dizkizuet zuen arretagatik eta

eskatu nahi dizuet estatutuaren eta legearen bitartez legebiltzar ordezkariari

eginkizunak behar bezala betetzeko mila esker

eskerrik asko zuri ararteko jauna jarraian taldeen txandara pasatuko gara txikitik handira euskal talde popularraren ordezkaria den bengoechea andereak

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria guanche anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak lehenik eta behin eskerrik asko ararteko jaunari eta bere taldekideei gaurko azalpenengatik eta

de primera y de segunda euskadi ez dugu bitan zatitzen utziko eskubideak gizaki orori dagokio eta ez da inor berezi behar arraza sexua hizkuntza erlijioa politika edo bestelako iritziengatik sorterria edo gizarteko jatorria ekonomia maila jaiotza edo beste

elkarrekin podemos taldetik adi ibiliko gara eta irmo egingo dugu lan

bereizketari eta diskriminazioari babesa ematen ari garelako eta horren arduradun nagusia eusko jaurlaritza bera da besterik ez mila esker
eskerrik asko guanche anderea eh bildu taldearen ordezkaria blanco anderea zurea da hitza

egun on ezer baino lehen arartekoa eta bere talde osoa zoriondu nahiko genuke egiten duten lanagatik uste dugu beharrezkoa dela mota honetako erakunde bat herritarren eskubideen alde egiten duen erakunde bat gainera funtsezkotzat hartzeaz aparte interes politikotik kanpo lan egiteak eta inpartzialtasunez berari dagokien bezala beharrezkotzat jotzen dugu

errekonozimendua alde horretatik hori esanda aurten beste behin ere nabarmendu beharra daukagu arartekoaren urteko txostenean badaudela urtero errepikatzen diren hainbat gomendio eta aholku horrek agerian uzten du askotan ez dela arartekoaren lana kontuan hartzen

eta gure aburuz hau oso larria da batez ere kontuan hartzen badugu herritarren eskubideen defentsoria batez ari garela hizketan eta bertatik jasotzen diren

aholku eta gomendioei gobernutik edo administrazio ezberdinetatik ez zaiela kasu handirik egiten hau ez da ona herritarrontzat

ere eta aurten ere babes sistemaren inguruan jasotako kexekin hasiko gara bi mila hamarean krisiaren ondorio larrienak

herritarren kexak ehuneko hirurogeita hamar hasi direlako arrazoi ezberdinengandik baina batez ere eduki ekonomikoko gizarte laguntzen gaineko kexak

gehien igo direnak diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketarekin zerikusia duten erreklamazio gero eta gehiago dira eta ezbairik gabe egoera hau kronifikatzen ari da beraz joera hau zuzendu ordez

okertzen ari da eta hemen irakurketa argi bat egiten du gure taldeak zuzentzaileen erruak neurriak ez dira aplikatzen

honi buelta emateko aztertzen ari diren tresnak ez dira egokiak gainera ezin ahaztu gure eskubideak erreklamatzeko tempusak prozedurak gehiegi luzatzen direla eta herritarrei eman behar zaien oinarrizko informazioari dagokionean

antzematen direla beste arloetan gertatzen den bezala enplegu eta politiketako sailak arartekoko gomendio batzuei erantzun egin die gehiago dira erantzun gabe geratzen direnak segurtasun arloan gauza bera gertatzen da eta guretzat hau onartezina da herritarren eskubideak

herritarrenak bereziki eta ondo zaindu behar ditugu eta zer esanik ez haur eta nerabeen egoerak aztertzen ditugunean

bada arartekoak aipatzen duen kontu kezkagarri bat euskadin ere haurren pobreziak biztanleria osoaren pobrezia adierazleak gainditzen ditu eta azkar egiten du gora gainera eragin handiagoa du gainera guraso bakarreko familiengan eta familia atzerritarrengan

pobrezia gurean belaunaldiz belaunaldi heredatzen

egia esan datuak oso kezkagarriak dira eta benetako ongizate estatu aurreratu bat lortu nahi badugu kohesio soziala nahi badugu hau da estatu dezente bat eraiki nahi badugu ezin dugu onartu gure haurren ehuneko

egoerak pairatzea inolaz ere hala ere ze inportantea den etxebizitza duin bat estatu dezente hori lortzeko baina urteko txostenean babes publikoko etxebizitzarako sarbide kontuek hartzen dituzte erreklamazio gehien izan ere

adierazten dutenez urte asko ematen dituzte etxebiden izena emanda baina ez zaie babesteko

esleitzen hau ez da inorentzako berria eta arazoa larritzen da kontuan izanik zein altuak diren errentamendu pribatuen prezioak

ere agerian uzten du administrazio publikoek dauzkaten etxebizitza publikoen kopurua

askoz txikiagoa dela beste aldetik guztiz

adierazten duenean euskal administrazio publikoek arau eta aurrekontu neurri osagarriak hartu behar dituztela eta esfortzu guztiak egin behar dituztela herritarren etxebizitzarako eskubidea asetzeko eta guztiz berresten dugu erakunde honek beste behin euskal administrazio publikoei

eskaera babes publikoko etxebizitza parkea handitu dezatela etxebizitzaren legean ezarritako erronkei erantzun egokia emateko ez gustatuko

interbentzio osoa eskubide sozialetan zentratzea horregatik beste arlo batzuk aipatuko ditugu nahiz eta azalean geratzeko arriskua egon

nabarmentzekoa da berriro ere eta kasu honetan neurri zuzentzaileak beharrezkoak dira hala ere talde honek

torturari aurre egiteko gure berme sistema ezartzeko orduan euskadin gertatutako tortura eta tratu txarren ikerketaren amaierako txostenak

gabeziak esan bezala hainbat eskubideen urraketak nabarmentzen dira urteko txostenean osasun arloan esate baterako urtero bezala berriro ere itxarote zerrendekin zerikusirik duten kexak dira nagusi askotan hedabideetan

media edo ertaina berrogeita hamar egunetan kokatzen dela baina estatistikek eta datu horiek estaltzen dute aurkeztutako kexa eta erreklamazio horiek argi uzten dute ebakuntza edo froga bat egiteko ehun eta laurogeita hamar egun baino gehiago itxaron behar dela

hain zuzen ospitaleetan irisgarritasun unibertsala bermatzeko momentuan osakidetzak gutxiegi du eta nahiz eta makina bat aldiz eskatu proposatu eta eztabaidatu kasu honetan berriro ere hutsaren hurrengoa aurreratu da

besteak beste geratuko dira aipatu gabe baina beti izango dugu denbora arartekoak egindako txosten hau ildoz

dugu eta ezin ahaztu euskaldunen hizkuntza eskubideak oraindik orain urratzen direla gai honetan funtsezko lan ildoa zalantzarik gabe ezin daiteke izan bi hizkuntza ofizial ditugun herri honetan beti

agertu behar izatea gure eskubidea bermatzeko gure eskubidea bermatuta ez dugulako euskaraz bizitzerik ez daukagulako esparru guztietan osakidetzan ertzaintzan edo

gertatzen den moduan beste aldetik eta amaituko dut berehala arartekoarekin bat gatoz indarkeria matxista

eta zentzu honetan soldata arrakalak indarkeria ekonomikoak ezartzen duela adierazten digu aurten gainera atzerapauso nabarmena egon da horregatik hemendik arduratzea eta

ezinbestekoa da gure ardura delako denon ardura delako bukatze aldera iaz egindako eskaera berberarekin

egoera ekonomiko larria duten pertsonengan elkartasuna sustatzeko herritarren arteaan izan ere

osasuna etxebizitza hezkuntza giza eskubideak

adieraztea eskubideak ote diren ala egoera ekonomiko

erreserbatutako pribilegio hutsak besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eta amaitzeko euzko abertzaleak juez anderea zurea da hitza

sailburu jauna legebiltzarkideok egun on guztioi barkamena eskatu behar dizuet ia ahots gabe nagoelako bi mila hamazazpiko

txostena giza eskubideetako batzordean eztabaidatzeko eta aztertzeko aukera izan genuen orain dela aste gutxi batzuk eta bertan gertatu zen bezala gaurkoan ere ikuspuntu eta irakurketa desberdinak

baina inork ukatu ezin duguna da arartekoarengana gero eta herritar gehiago hurbiltzen direla arartekoaren eta bere lantaldearen

eta hau zoriontzekoa da alde batetik arartekoak eta bere lantaldeak

egin duten lana azpimarratzea nahiko nuke eta bestetik egunero egiten duten lanarengatik zoriondu egunero herritarrekin duten

zoriondu guzti honek gure gizarteak dituen errealitate anitzen irudia edo argazkia ateratzeko balio digu bitartekaritza eta aholkularitza lana herritarrek asko eskertzen duten eta asko eskatzen duten zerbitzua da egia da

gero eta informatuagoa dagoela baita ere eta honek administrazioan zehar errazago mugitzera eramaten du alde batetik datu baikorrak ditugu

eta argiago du behar duena nola lortu behar duen eta non lortu behar duen arartekoarengana gehiago gerturatzen da erakundea

delako urtetik urtera eta konfiantza maila igo egin delako baita ere eta bestetik erabiltzaile gehiago egoteak arartekoaren lan karga

suposatzen du eta ondorioz administrazioaren lan karga igotzea baita ere gaur egungo gizartea orain dela urte batzuk genuen gizartearekin konparatuz

errealitate anitzak ditugu errealitate ezberdinak eta atzerritarrak guregana datozenean eman behar diegun arreta oso zabala eta oso osotua izan behar da administrazioaren sail denak edo ia denak izaten dira kanpotik datozen pertsonak lagundu behar dituztenak

zeharkako lana funtsezkoak dira eta ezinbestekoak arreta ona emateko eta denboran larregi ez luzatzeko baldintza garrantzitsu azken hau batez ere aipatutako egoera korapilatsuetan

batzuk momentuan bideratu eta konpontzen dira beste batzuk epe ertainean eta gutxi batzuk

prozesu bat irekitzen da eta arartekoaren lantaldeak prozesu horren jarraipena egiten du hasieratik amaierara eta txostenean agertzen den bezala

onak azpimarratzen ditu ondorioz eskaerak entzunak izaten dira eta emaitzak lortzen dira hala ere hobekuntza beti dago jarraitu behar den bidearen ardatzean eta oinarrian argitu beharrekoa da baita ere arartekoarengana heltzen diren eskaeretan gure administrazioak ez duela eskumenik uste dut kexa hitza larregi erabiltzen dugula erraztasun handiarekin erabiltzen dugula

eskaeretatik batzuk kexak direla baina ez denak beste batzuk iradokizunak aholkuak beharrak premiak edo eskaera hutsak bakarrik dira eta hitz hau larregi erabiltzeak gure irakurketa mugatu dezake

guztiek dute garrantzia eta guztiak izan behar dira entzunak bi mila hamazazpian hamairu mila laurehun eta hogeita hamazazpi eskaera jaso ditu arartekoak ehuneko igoera suposatzen du honek eta jardueraren igoera ehuneko hogeita laukoa izan da azpimarratzekoak dira honako ezaugarriak web orria asko erabiltzen da administrazioaren gora egin du orokorrean epeen laburketa etengabea dago

aholkularitza eta bitartekaritza lana egiteaz gain ikerkuntza lana egiten du baita ere eta errekerimenduak izugarri murriztu dira

eragingarriagoa dela aipatu behar da eta ez dut nik esaten arartekoaren txostenean agertzen da administrazioaren eraldaketa eta aurrerapausoak ez dira hobetzeko soilik gizartearen aldaketen eta herritarren beharren aldaketen

baita ere aipatu dudanaz gain kopuruak gora egiten dutela ikusteak batzuentzat gauzak okerrago daudela suposatzen du baina ez da horrela eskaera gehiago badaude erabiltzaile gehiago daudelako da zintzoak izan behar gara

inork ez du ukatuko prozesuak hobetu ditzakegula baina lana hobetu da

eta emaitzak lortzen dira kontuan eduki behar da administrazioaz hitz egiten dugunean pertsonetaz hitz egiten dugula herritar bat erabiltzaile bat administraziora joaten denean parean pertsona bat langile bat edo teknikari bat topatzen du eta honek

eta izaera ez du emaitzan eragiten baina bai prozesuan eta prozesu hori latsagoa edo arinagoa izan daiteke nik esango nuke kasu gehienetan baina batez ere

enpatia eta sentsibilitate maila altuak izan behar direla eta hauek biak falta badira egoerak ez dira ondo konpontzen pertsonen artean gabiltzanean bakoitzaren jarrerak eta izaerak bestearekiko komunikazioa mugatu eta baldintzatzen du

atseginagoa edo hotzagoa izango da administraziora jotzen duten askok tramite hutsa egin behar dutenean harremanak edo hobeto esanda hartu emanak ez du horrenbesteko garrantzirik baina batez ere behar sozialak tartean badaude arretak zeresan eta zerikusi handia du arartekoak bideratutako eskaeretatik ehuneko laurogeita hamairua

elkarlana ezinbestekoa da elkarlana sail desberdinen artean eta administrazio desberdinen artean elkarlana komunikazioa eta koordinazioa eta honi zeharkako lana gehitu behar diogu

sail bakoitzaren lan karga arindu egingo da eta epeak laburtu egingo dira giza garapen jasangarria eta pertsonak politiken ardatzean hau batzuentzat lelo hutsa izan daitekeena

praktikan eramaten dutena da honen harira haur eta nerabeen txostenean agertzen den bezala gure txikien eta gazteen bizimodua zorrotz defendatu

aurrean dugun erronka handia da erraldoia

eta euren eskubideak bermatu behar ditugu gure gizarteko erabakietan

eta arartekoak zentzu honetan aldundien lana goraipatzen du arartekoak egindako eskaera eta iradokizunak entzunak izaten dira eta ia denak betetzen dira administrazioek borondatea dute

elkarlana eta zeharkako lana bultzatu behar da arartekoak eta bere lantaldeak

berriro zorionduz bukatzea nahiko nuke

gure aldetik elkarlana berriro ere eta beti bezala luzatu nahi diogu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

monografiko hau amaituta gai zerrenda agortu dugunez bigarren